egun on guztioi isiltasuna osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehengo puntua galdera gorka álvarez martínez

eusko jaurlaritza erronka teknologiko digitala dela eta egiten ari den proiektu edo ekintzei buruz álvarez jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on denori erkoreka jauna aurtengo

bilkuran urkullu lehendakariak zenbait herri erronka identifikatu zituen besteak beste erronka teknologiko digitala deritzona teknologia digitalaren integrazioak eragina izango du euskadiko bizitza osoan bai maila sozialean zein ekonomikoan hori argi dago eta horrek ere eskatuko du gobernantza eta erregulazio orokorra

eskerrik asko legebiltzar buru anderea lehendakari sailburuok

álvarez jauna lehendakariak ondo esaten duzunez politika orokorreko debatean aipatu zuen erronka teknologiko digitala den haritik datuaren kudeaketa egokia da funtsezko puntua hain zuzen ere

globalizatuan gurea bezalako herrialdeetan etorkizun digitala eraikitzeko oinarrizko elementua osagaia dena datua hogeita bat mendeko petroleotzat hartua izan da eta

baitaiteke jaurlaritzak hainbat politika jarri izan ditu martxan besteak beste datuen kudeaketa integral hori modu eraginkorrean egin ahal izateko

gai zerrendako bigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak
lan gatazken aurrean hartuko duen jarreraren inguruan casanova jauna zurea da hitza metaleko langileak egun on

bizkaiako metalaren sindikatuek eta langileek lortutako

lortutako elkarlana eta lortutako arrakasta burutzen ari diren borroka prozesuan zorterik onena opa dizuet hemendik aurrera daukazuen

behar duzuena lan hitzarmen duin bat lehendakari jauna orain arte lan gatazketan beti antzeztu duzu neutraltasuna eta esaten dut antzeztea

argi zegoela patronalarekin lerrokatzen zinela baina hori argiki ez esateagatik neutraltasuna aipatzen zenuen zure posizioa argi eta garbi ez adierazteko baina

espreski argiki zuzenean esan duzu zure ustez nortzuk daukaten arrazoia eta nortzuk ez nortzuk daukate elkarrizketarako borondatea patronala noski estrategia ezkutu baten pean eta helburu ilun batzuen pean lanean ari direnean zure ustez hemendik aurrera beti izango da lan gatazka guztietan

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on eta etorritako gonbidatu guztiok ere egun on casanova jauna zu bezala hemen dauden asko egon zen nik emandako hitzaldian hitzaldian eta galdera eta erantzun

horretan irailaren hogeita hamareko hitzaldian casanova jauna nik

nork daukan edo nork ez daukan eskerrik asko

casanova jauna esan nuen guztia kontutan izatea eskatzen dizut adibidez sindikatuen eskarien zilegitasuna onartu nuen mobilizazioen egutegia ezagutzen nuela esan nuen eta udazken beroa udaberritik aurreikusita zegoela

egindako proposamenak eta akordioetara iristeko ahaleginak gertutik ezagutzen nituela ere esan nuen

eta akordiorako benetako borondatea duen elkarrizketa prozesu bat irekitzea eskatu nuen eta borondate hori bi aldeei eskatzen diet bi aldeei

ekainean bi greba egun antolatu ziren eta irailaren hogeita hamarean bertan bost eguneko greba hasi zen greba horien artean federazioak bederatzi proposamen federazioak bederatzi proposamen aurkeztu ditu akordio batera iristeko oso kezkatuta geunden eta gaude

egia da casanova jauna elkarrizketarako eta akordioetarako deia egin niela bi aldeei bi aldeei arrazoia nork daukan edo nork ez daukan esan gabe berriz diot hitzaldian

bizi dugun egoera ekonomikoaren zailtasuna hau oso garrantzitsua da maiatzean baino zailtasun gehiago ikusten ari gara udazken honetan aipatu nuena izan zen egoera zail horren aurrean indarrak batu behar direla enpresen baitan ere bai bide horretan enpresa eredu berri baten aldeko proposamena egin nuen legebiltzar honetan adostasuna jaso duena eta eredu horrek enpresa proiektua amankomuna dela

orbea egaña y cia cie inyectametal

realidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera jon hernández hidalgo

iritziaren gainean hérnandez jauna zurea da hitza lehendakari jauna durante los últimos meses

hernández jauna lehendakari jauna zurea da hitza

más cerca es mi deseo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

mesedez

txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren legearen aurreproiektuari buruz prieto jauna zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadirako

alonso jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señor lehendakari

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

euskadik bere etorkizuna erabakitzeko legezko eta itundutako kontsulta bat egitearen aurka jarriko zinateke nire ustez

eta aukera autogobernua sendotzeko gaurkotzeko eta areagotzeko eta ahal dudan guztia egingo dut kontsulta hori egin ahal izateko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna bukatu dezue ezta

maddalen iriarte okiñena eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eaeko beka sistema autonomia estatutua eta estatus politiko berria garatu eta defendatzeari buruz

lehendakari andrea mila esker egun on guztioi urkullu jauna egun on

ekainaren hogeita zortzian ezagutu genuen espainiako estatuak auzitegi gorenaren bitartez araba bizkaia eta gipuzkoako hezkuntza ez unibertsitarioko beken sistema baliogabetu zuela berri ere gorena eta gorena aipatzen dudanez

eta beren senitarteko guztiei edozein kasutan sententzia

urtean partidu popularrak une hartan espainiako gorteetan zeukan gehiengo parlamentarioaz baliatuz inposatutako lomce legearen aitzakiapean datorrela eta honek agerian uzten duena da

araba bizkaia eta gipuzkoako hezkuntza interbenitu egin dezakeela eta hezkuntzarekin bezala beste edozein arlorekin egin dezakeela nahi duenean urratu izan duela urratzen duela eta urratzen jarraituko duela gernikako

estatuak urratu duela oraingo honetan hezkuntza konpetentzia osoa esleitzen duen hamaseigarrena artikulua espainiako estatuaren

gure ustez euskal herria bilduren ustez hori da estrategia bat estrategia oso bat oso ongi pentsatutako estrategia bat politika orokorreko plenoan gogoratuko duzu urkullu jauna esan nizun cristina uriarte sailburua oso haserre ikusi genuela

baina gero geratzen zaiguna da haserre bai baina hortik aurrera eskuak lotuta eta betikoa egitea jaurlaritzako zerbitzu juridikoak lanean beka sistema hori espainolizatzeko

eta zer esanik ez dagoenarekin nahikoa dugula esaten dutenen inguruan hori bai errekurtsoak jarriz

noiztik den nahikoa sententzia baino lehen sententzia eta gero beste sententzia batzuk etortzen direnean baina beno

eta nire ustez hori da garrantzitsua ea nola zaintzen dugun geure jendea behar gehiena duen jendea eta bekak behar dituen jendea ze erantzun eman behar diogun jende horri

jasotzen dute beka nik ditudan datuen arabera hirurehun eta berrogeita hamar euro bataz beste urtean zazpi bat milioi inguru

sententzia honek espainiako auzitegi gorenaren sententzia honek gauza batzuk dizkio oso arretaz irakurri beharrekoak nire ustez batetik esaten du que la comunidad autónoma

herrialdeei eta haiekin alderatu gaitezela baina kontu honi dagokionez argi eta garbi esaten dudana da argi dagoela euskal autonomia erkidegoko errenta per capita estatukoa baina askoz ere altuagoa dela beraz

desberdintasuna baditugula eta orduan galdetzen dut nik egoera honen aurrean eta sententzia

araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrei eta zer egin behar dugu

atzera egitea eta okerrera egitea atzera egitea eta okerrera egitea

guretzat baina sententzia honek gauza gehiago ere esaten dituela uste dut eta uste dut ongi aztertu beharrekoa dela

gauzak horrela ezin dugu bermatu araba bizkaia eta gipuzkoako jendartearen beharrei erantzuteko gai izango garenik eta badirudi konformatu egin behar dugula estatuak agintzen

irakurketa argi bat sortzen zait gernikako estatutuaren atzean dagoen aldebikotasun erlazio hori guk askotan zalantzan jarri duguna ikusi ez dugulako

geratzen dela baldin bazegoen behintzat zoritxarrez horregatik eh bilduk errepikatzen du behin eta berriz salto kualitatibo bat eman behar dugula

beste harreman bat izatera estatuarekin berdinetik berdinerakoa eta berme sistemak izango dituena berme sistemak izango dituena bestela berriro ere egoera honetan aurkituko garelako espainiako gobernuaren aldian aldian espainian dagoen gobernuaren nahi kapritxo edo estrategia berzentralizatzaileen arabera kontzertu politikoaz hitz egin zenuen zuk politika orokorreko plenoan bete dezagun edukiz eh bilduk landua dauka hori

hainbat eta hainbat kontu prest gaude partekatzeko gu prest gaude beste batzuk ez bezala zure sozioa ez bezala eta uste dut horrek ahuldu egiten duela

guk uste dugu urkullu jauna hezkuntza dela herri gisara punta puntara eramango gaituen ildoetako bat zalantzarik gabe beti esan izan dugu emakume eta gizon prestatuak behar ditugu

erronkei aurre egiteko eta erantzuteko paktu bat eskaini nizun

gai honetan estatu bezala aritu izan gara beste garai batzuetan ere eta uste dut

erantzuna emateko eta etorkizuna emateko beste erremediorik ez zaigula gelditzen horregatik gaurko interpelazioaren zioa

duen gobernuak nola pentsatzen duen erantzunak ematea
herritarrei horixe erantzunak zor diegulako eskerrik asko eskerrik asko iriarte

lehendakari jauna zurea da hitza erantzuteko eskerrik asko

segur aski askotan entzun didazu autogobernu aitortuari buruz hitz egiten eta zure interpelazioari erantzuteko oinarri hori hartuko dut bekez gain edo hezkuntza sistemaz gain

dagoeneko badaukaguna egundoko balioa du gure erakundeak birsortzeko aukera eman digu gure erabakiak hartzeko

bat etorriko gara iriarte andrea ongizate hobea eta herritarrentzako bizi kalitate handiagoko zerbitzuak ekarri dituela autogobernua aitortua garrantzitsua da bai gaur egun izatera iritsi denagatik bai izan duen iraganagatik ere gure

haiek borrokatu baitziren gure ahalmenak eta eskubideak berreskuratzeko denbora luzean izan dugun nahia lortu izanaren adierazgarri da halaber

hedaduragatik ere funtsezkoa da autogobernu aitortua oinarria da hemendik aurrera eraiki behar dugunaren zimendu sendoa nire ustez

ahultzen saiatu diren bi jarrera mota agertu direla esan genezake batetik birzentralizazioaren alde egiten duten jarrerak eta bestetik

azter ditzagun birzentralizazioaren alde egiten duten jarrerak lehenik gernikako estatutua onartu zenetik

horren seinale da gaur egun lege organikoa onetsi zenetik ia berrogei urte igaro direnean transferentzia asko dagoela oraindik ere egin gabe egia da gure autogobernu onartuak

beraz helburu hori lortzea merezi du eta helburu hori lortzeko elkarrekin lan egiteak ere merezi du iriarte andrea elkarrekin legebiltzarreko taldeek elkarrekin erakundeek eta gizarteak legea ez betetzeko joera horri

egindakoa desegin eta gure autogobernuaren tresna estrategiko batzuk desaktibatu nahiko lituzke

oso garrantzitsua da kontutan hartzea gure autogobernu aitortua ez dagoela ahultze saiakerak jasatetik libre auzitegi gorenak eta zuk aipatutako

zentralizazioaren alde egiten duen jarrera horren testuinguruan kokatu behar da hezkuntzaren arloan eskumen esklusiboa izan harren beken euskal sistemak estatu osoko aukera berdintasunari erasotzen diola uste du auzitegi gorenak zuk berretsi egin duzun bezala

berdintasunaren kontzeptu hori nire ustez zentzugabekeria atzeragarri bat da gizartearen aurrerapenaren kontrakoa hain zuzen ere berdintasuna eta uniformetasuna behetik bermatzeak ez aurrera ez atzera gelditzeko baino ez du balio izan ere herritarren hobetzera bideratutako erabakien eta erreformen bidez egiten dute aurrera herrialdeek beren politikak behetik berdindu beharko balituzte ez legoke aurrerapenerako aukerarik ez legoke alderantzizko bidea hartu behar da

bilatuz sustatu behar da berdintasuna politika publikoen kudeaketa eremu bakoitzean

kontrakoak gainbehera eta bidegabekeriaren eta biktimismoaren kultura garamatza euskadiko beka sistemaren aurkako epaia autogobernu aitortuaren kontrako beste eraso bat da beste eraso bat ez da lehena

irmoak izango gara autogobernua defendatzen epai

zerbaitekin ados ez gaudenean ahalik eta bide guztietatik errekurtsoa helegitea jartzeko dugun eskubidearekin la sentencia

exclusiva de euskadi autogobernu aitortuaren aurkako bi jarrerez hitz egin genezakeela aipatu egin dut hasieran

esan bezala birzentralizazioaren alde dagoena eta bestea aipatu bezala ere autogobernua gutxiesten duena da bigarren horretaz ere arituko naiz orain hamarkada askotan zenbati sektore politikok gutxietsi

egin dute autogobernu aitortuaren esanahia edukia eta ahalmena iriarte andrea haren adierazpen juridiko gorena gutxietsi dute hau da

ez hori bakarrik aktiboki egin zioten eraso estatutuari gure erakunde berriei gure autogobernuari zer gutxietsi gaitzetsi edo borrokatu nahi zuten berez industria enplegua berrikuntza ikerketa ogasuna ingurumena osasuna hezkuntza gizarte ongizatea berdintasuna kultura arloetan politika egiteko eta erabakiak hartzeko gure ahalmen propio gutxiesten gaitzesten edo borrokatzen zuten

osakidetza ertzaintza eitb lankidetzarako agentzia euskal herriko unibertsitatea edo kanpo harremanak gutxiesten zituzten eta askotan askotan galtzen dugunean edo galtzeko zorian gaudenean balioesten dugu daukaguna

eta hura garatzeko prozesu gisa ulertzen dut prozesuak

eta sormena iraunkortasuna irmotasuna eta adostasuna beharko dira horretarako eskerrik asko eskerrik asko

lehendakari jauna nik batez ere interpelatzen dut gobernu hau herritarrei ze erantzun emango diegun

beste ezer erakutsi dudanik ez dut sekula gutxietsi daukagun autogobernua eta

aitortua balioan jarri duzu baina sententzia honek berak erakusten du

balioan dagoena edo aitortua ere bertan behera utzi dezakeela espainiak nire ustez edozein momentutan eta uste dut sententzia honek muinera jotzen duela eta sententzia honek daukan grabedadea eta hori

sekulakoa dela hain zuzen ere horregatik besteak beste hezkuntza gure eskubide historikoetan ere jasota dagoelako eta muinera iritsi delako sententzia hau uste dut beste gauza batzuetan oso ados gaudela zuk beno gutxietsi nahi izan duzu

etorkizunari begiratu behar diogula eta etorkizunari ze eratan erantzungo diogun aztertu eta erabaki behar dugula ez dakit gure bidea izango den dekretuak eta arauak aldatzen joatea espainiak esaten digunari men egiteko eta

nik entenditzen dut momentu batean espainiak barkuari egiten dizkion zuloak tapatzeko sartzen den ura ixteko ez itotzeko bide hori egin behar izana hori argi dago o sea

gauzak beste era batera egin nahi dituena erakusten duena bai sententzia honekin espainiako supremoaren bitartez

esan dudan bezala lehen altsasuko kasuan eta aste honetan bertan agian gaur bertan ezagutuko dugu zein izango den

epai jartzen dion horri eta hori sekulakoa izango da

zer esan nahiko duen edozein bideren edo berari urraketa iruditzen zaion

parlamentu bateko presidentea eta kartzelan dago gobernu bateko lehendakari ordea eta kartzelan daude herri ordezkari batzuk eta uste dut sententzia horrek erakutsiko duela

eta uste dut prezio horren aurrean bi aukera dauzkagula men egitea edo beste bide batzuk asmatzen hastea

beti nahi izan duten bezala herri bezala zapaldu eskerrik asko eskerrik asko iriarte

eskerrik asko legebiltzar buru andrea iriarte andrea uste dut zure bigarren txanda honetan arrazoia eman didazula nik lehenengo txandan

esandakoari buruz begira lehen parte hartzean estrategia bat eta jarduera eredu integral bat deskribatzen saiatu egin naiz eta errealitatearen printzipioan kokatu dut

egiten dira itsasontzi batetik beste itsasontzi batetara jauzia egitea ez dakit non izan behar den portuan egonik itsasontziak ala

ez dakit hain emankorra izango litzatekeenik jauzi hori egitea beste

hausnarketa horien esanahia errepikatzera behartzen nau agian zalantzan jartzen duzue elkarrizketarako eta akordiorako eredu hori eta ez hori bakarrik agian ez zuk pertsonalki baina zuk norbaiten izenean hitz egiten duzu

ere egin dezakezue agian boluntarista dela irudituko zaizu elkarrizketak ez duelako beste aldean harrerarik izango baina ez duzu

alternatibaz mozorrotzen dituzu iraganari begirako keinuak eta desira proiekzioak besterik ez direnak eta

zein da eztabaida nazioarteko politikan multilateralismoa edo aldebakartasuna eta aldebakartasuna proposatu egin duzue orain arte zuek ere aldebakartasuna proposatu duzue aurreko legealdian eta legealdi honetan ere bai

eztabaida europar batasunean eztabaida nagusia da ea erronka globalei eman behar zaizkien konponbideak batera landuko diren edo bakoitzak bere bidea egingo duen

bizi duen egoera politikoari buruz dagoen eztabaida inposizioa edo negoziazioa eta elkarrizketaren negoziazio politikoaren eta akordioaren aldeko apustuak ez du bideragarria izango den beste alternatibarik ez munduan ez europan ez estatuan ezta euskadin ere

legebiltzar batean gauden bezala eta gehiago esango dizut gehiengo osoarekin ere elkarrizketa negoziazioa eta akordioa beti da estrategia hobea zuk aditzera eman nahi duzu negoziazio politikoa baliozko estrategia bat dela soilik aldeko baldintzak daudenean galdetu egiten dut

baina nik esan behar dut jakina aldeko baldintzarik ez badago estrategia horrek jada ez du balio eta inposizio eta garaipen estrategia batez

nola nola uste duzu zure pentsamoldeak bidea egingo duela akordiorik lortu gabe akordiorik gure artean eta akordiorik itunduta estatuarekin kuriosoa bitxia iruditzen zait esatea berdinen artekoa eta bermearekin orduan berdinen artekoa

frogatu daitekeen argudio bat defendatzen ari naiz alderatu zer estrategiari jarraitu dion ezker abertzaleak azken hamarkadetan eta zeri gizarte honen gehiengoak

elkarrizketaren negoziazioaren eta akordioaren alde egitea izan da eusko jaurlaritzaren apustua azken berrogei urte hauetan lehen egunetik gaur egunera bitarte

más o menos desfavorables eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

euskal herritarren bizi baldintzak hobetzeari buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak lehendakari jauna egun on guztioi uda honetan

ditugu txostena aztertu ondoren gure kezkak piztu dira euskadin bi mila hemeretzian pertsona eta familia asko duela bi urte baino okerrago bizi dira are gehiago laurogeita seigarrena urtera arte atzera egin behar dugu halako datu kezkagarriak topatzeko

azkeneko bi urteetan batez besteko soldata ez da ia mugitu inflazioa aldiz ehuneko zortzi koma zazpi igo da bitartean gure herriko

denborazkotasuna eta partzialitatea administrazio publikoetan ere ematen da zerbitzu publikoko hamar langiletik lau aldi baterakoak dira osasunean hamabost mila langile baino gehiago hezkuntzan hamaika mila baino gehiago hain zuzen ere

argi aitortzen duzue hodeien meatsu beltzak datorrela eta euskal ekonomia atzerapenean sartzeko arrisku handia duela ustedes finalmente han tenido que reconocer

hurrengo galdera egiten dizugu zer egingo du eusko jaurlaritzak pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen inkestaren datuak ikusita herritarren bizi baldintza okerrei
aurren egiteko besterik ez eskerrik asko guanche anderea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

inkesta horrek islatzen duen gizartearen argazkiak erakusten du

gehienek erabateko ongizate erosoa edo ia erabateko ongizate erosoa dutela ehuneko sei koma batek baino ez du bizi zoritxarrez pobreziaren egoera

eta ezinbestekoa da herrialdea une txarretarako

josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina trumpek iragarri duen muga zerga komertzialak

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideak egun on

pasaden asteetan estatu batuetako

du muga zergak jarriko dituela hainbat produktuetara eta horien artean hemen euskadin ekoizten dugun ardoa gazta eta olioa

muga zerga berriak edukiko dituzte zuk

adierazpenetan laguntza eskatu diozu bai europar batasunari bai

estatuko gobernuari esanez neurriak hartu behar dituztela baina ez duzu esan gure autogobernua ikusita zer neurriak zer tresnak ditugu hemen

aurre egiteko eta hori da nire galdera zer egin dezakegu horren kontra gure autogobernua ikusita eta gure gernikako estatutua

eskaintzen digun tresnekin eskerrik asko becerra jauna

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi becerra jauna aipatu duzun bezala

jartzeko asmoa duela edo behintzat mehatxua egin duela trump presidenteak baina ez da mehatxu bakarra nazioartetze maila eta horren ingurura lehendabizi esan beharko nuke gure ekonomia euskadiko ekonomia nazioartetzen izugarriko esfortzuak egin dituela horren eraginez nik uste dut mundu mailan kokatzen direla edozein produktu euskaditik ateratzen direnak eta esportazioak gero eta gehiago handitu direla azken bi urteetan badakizu errekorrak izan dituztela eta hori nolabait izan da gure ekonomiak krisiaren aurrean izan duen erantzun zerbait hobea horren atzean dagoela esan beharra

lanean ezin dugula albo batera utzi eta nazioartetzerako tresna desberdinak ditugu eta martxan jarri ditugu alde batetik gure

agentzia nazioartetze agentzia eta baita ere besteekin lankidetzan egiten duguna bai merkataritza ganbararekin eta baita ere estatuko

guztiak gure enpresei zerbitzuak emateko txikiak izan ala handiak izan eta estrategia bat ere badaukagu dakizuenez nazioartetze mailan ekimenak martxan jartzen dituena beti ere kontutan izan zein diren erronkak zer gertatzen ari den mundu mailan eta nora joan gaitezke gure produktuak saltzera

herrialde horiek eta hori kontutan izanda jarraitu behar dugu ahalik eta gure esfortzu guztiak elkarrekin eginez zer gertatzen da une honetan trumpek

brexitaren gaia gaizki konpontzen baldin bada baita ere muga zergak agertuko dira bai ala bai ez inork jartzen dituelako baizik eta hirugarren herrialde bat izango delako

hiru motatako neurriak proposatzen ditugu alde batetik bai estatuari eskatzea europan estatuen europa heinean berak defenda ditzala interesak zergatik ba erregioak

ez digutelako uzten gure posizioa mantentzen eta gure posizioa babesten guk zuzenean euskadi bezala beraz estatuak egin behar du eta estatuarekin hitz eginez gure posizioa mantentzen dugu bigarrenik badago

eta baita ere baditugu sareak bai nekazaritza arlokoak

industria mailan sarea adibidez sare horiek erabiltzea baita ere proposatzen dugu

baliagarria izango baina behintzat erabiliko ditugu eta beste alde batetik gure esku dagoen guztia egitea

diru laguntzak izan promozioa izan edo gure presentzia areagotuz eta neurriak aurkeztu zaizkio bai sektore bati eta bai besteari eskerrik asko eskerrik asko
tapia anderea becerra jauna zurea da hitza

anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa ander rodriguez lejarza eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko adinekoentzako

eskerrik asko lehendakari andrea sailburua andrea egun on egun on guztioi

egoitza zentroetan bizi diren pertsonek merezi duten arretaz galdetzeko hitza hartzen dut eta baita ere bertan lan egiten duten zaintzaileek merezi dituzten lan baldintzetaz

lehenengo eta behin auziaren garrantziaz jabetu behar gara guztiok gaur egun mendekotasuna duten hemezortzi mila pertsona bizi dira erkidegoko egoitzetan eta hauek zaintzeko

duintasunez zaintzeko gobernuarena da arreta denbora hori dekretuz arautzeko erantzukizuna beraz artolazabal anderea

zein besteen errealitatea aldatzeko eta hobetzeko aukera izan duzu esku artean

uko egin diozu zein da aldatu beharreko errealitate hori hau deskribatzeko nire hitzak erabili ditzaket baina nahiago dut entzun ez dituzun

bozgorailua izan gaurkoan hau da egoileen familien ahotsak eta emakume langileenak hauek dira senide baten hitzak langileek ez dute astirik izaten egoileekin egoteko niri jaso izan zait adibidez amarengana joan eta han andre bat negarrez ikustea

zer duzu goizetan sarritan komuneko buelta egiteko gogoz egoten da gure ama baina ezin du ohetik bakarrik jaiki

zain egon behar du aldiz erantzun izan diote ezin dutela une horretan komunera eraman halakoek egun osorako arrastoa uzten diote nire amari

egoiliarrei sarri gertatzen zaie kexu direla baina ez dakitela ongi esplikatzen zer sentitzen duten non duten min beroa

duten adierazteko ere lanak dituzte gure ama adibidez

baina ahantzi egiten zaio gero alde egiten dugu eta noski ama aurpegi txarrarekin ama zer duzu eta maiz aski da lepoan daraman zapia pixka bat askatzearekin bere onera ekartzeko aurpegia ere aldatu egiten zaio

ordea ezinbestekoa da egoiliarra ezagutzea eta langileek ez dute astirik horretarako eta zer diote langileek hona hemen zaintzaile batzuen hitzak ezin ditugu egoiliarrak merezi eta behar duten bezala artatu korrika egin behar dugu lan hamabost minutu izaten ditugu egoiliarra esnatu altxatu jantzi eta

esfortzu fisikoa etengabea da eta kronometroarekin lan eginez are gogorragoa gipuzkoan

egun osoa altxatu dutxatu jantzi gosaldu bazkaldu dena gehituta ordu eta erdi bakarrik

errealitate hau aldatzeko zein zen zure esku zeneukan aukera artolazabal anderea uztailaren hogeita hamarean

dekretua hain zuzen ere dekretuan arautzen diren eskakizun material berriak aparte utziko ditut

langile eskakizunei dagokionez arretarekiko dekretuaren nagikeria agerian utzi zuen zure sailaren zerbitzu zuzendaritzaren

saldu nahi izan diguzu dekretu berriak hobetu egingo duela egoitzetan ematen den arreta gezurra gezurra

aldaketak arreta errealak okertzea eragingo du hainbat kasuetan es más

dekretuan lanaldi osoaren baitan zehaztu ziren ratioak baina orduan zegoen lanaldia eta egunez dagoena ez dira berdinak

arloko hitzarmen kolektiboa sartzen zuen zaintzaileen urteko lanaldia mila zortziehun ordukoa zen gaur aldiz

ez lanaldiaren arabera dekretu berriak murriztu egiten du egoiliarrei ematen zaien laguntza bataz beste egoitza handietan langileek orain dela hogei urte baino

mendekotasun moderatua duen pertsonaren kasuan egunean ordu erdi

baino gehiago murriztuko zaie arreta zuzena hau guztia bizkaiko eta gipuzkoako egoitzetan izango da araban egoera zeharo ezberdina izango da lan hitzarmen estatala dagoelako indarrean oso baldintza kaskarrekin

nekez azalduko didazu artolazabal andrea zergatik zergatik

batek hamar minutu arreta gehiago merezi duen araban gipuzkoan baino

grebaz hitz egiten ari naizen honetan ezin dut aurrera jarraitu aipatu gabe gipuzkoan

argi eta garbi geratu da zure esanak ez ditugula aintzat hartu behar araudi berrian eginak baizik eta hauek erakusten dute eskura zeneukan aukera ez duzula aprobetxatu beraz nire galdera da zer egingo duzu

ongizatea eta arreta egokia bermatzeko kontuan izanda dekretu berriak praktikan arreta denbora murriztu egiten duela eskerrik asko

zehazten eta prestatzen parte hartu dugun erakunde guztiok

honetarako lan egin dugula lehenengo erabiltzaileei beharrezko zaintzak eta

asistentzia pertsonala bermatzeko bigarrena erabiltzaileek beren harremanei eusten dietela eta ingurune

hartzen jarraitzen dutela ziurtatzeko eta hirugarrena beren segurtasun sentimenduari bide emateko además como le decía

eskerrik asko lehendakari andrea beno zoritxarrez artolazabal

gobernuaren jarrera beraz onartezina iruditzen zaigu

otros órganos eskerrik asko eskerrik asko rodríguez jauna artolazabal anderea zurea da hitza

euskal familiei laguntzeko politiken porrotari buruz garrido anderea

eta horrexegatik hainbat ekimen aurkeztu ditugu legealdi honetan

honekin bosgarren interpelazioa aurkezten dugu eta egiten diogu sailburuari egia da

eskerrik asko artolazabal anderea garrido anderea

galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina gurasotasun baimena

egun on denoi jaurlaritzak ezagutzera eman du enpresa pribatuan hamasei asteko gurasotasun baimena arautuko duen dekretuaren zirriborroa eta besteak beste baimen hori jasoko dutenek ezingo dute umea haurtzaindegi pribatu edo publiko batera eraman

arlo publiko edo pribatuan lan egingo duten langileentzat edo autonomoentzat araudi desberdinak izango direlako zure iritziz beharrezkoa da gurasotasun baimenari buruzko dekretuaren zirriborroan jasotako baldintzak aldatzea diskriminatzaileak direla kontutan hartuta

artolazabal anderea zurea da hitza señora kortajarena yo creo

ba artolazabal sailburua hemen esan dituzun gauza batzuk konpartituz oso

bide hau edo hasten zen bide hau nahiko era desegokian hasi zen bere garaian familia itunaren aurkezpenekin ikusi genuelako ordundik tamalez tamainako errelebantzia duen gai honetan nagusi izan direlako irizpide komunikatiboak aitatasun baimenekin gertatzen ari dena horren ondorio da orduan adierazi eta gertatzen ari zenarekin kezkatuta guk pleno monografiko bat deitu genuen eta han iragarri zenuen zuk lehenengo aldiz neurri hau eta han aprobatu zen besteak beste euskal herria bilduren ekimenez

eta beste gauza bat ere akordatu zen pleno horretan eta zen zaintzaren antolaketa soziala aldatu lan produktibo eta erreproduktiboaren arteko oreka berriak sortu

dituen zaintza lan eredu bat garatzeko asmoarekin

hori da lau urteko plan berezitu bat egitea plan integral bat ekartzea eskatu genuen

eraikia orain arteko sistemak izan dituen adabakiak zuzenduko zituena eta prestazio eta laguntza guztiak logika berean kokatuko zituena

batzuetan ere hori gomendatzen zelako bide hori egitea gomendatzen zelako

nahiago izan duzue beste bote komunikatibo bat beste bat eta badira batzuk hemeretzi hilabete hauetan ahora

otros helburu argiak determinazio politikoa bermeak kontsentsurako baldintzak eta batez ere planteamendu

beharko ditugu esango nuke artolazabal sailburua berritu egin beharko zenukeela

eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina ame alokairuko merkatuaren estatistikari buruz otamendi anderea zurea da hitza

urriaren hiruan etxebizitza sailak martxan jarri duen alokairu merkatuaren estatistika ame aurkeztu zenuten tresna horrek udalerrietako alokairuaren bataz besteko benetako prezioari buruzko informazioa eskaintzen duela esan zenuten eta aukera ematen omen du alokairuko merkatuaren bilakaerari buruzko informazio eguneratua eta

datu bilketa hau osatzeko eusko jaurlaritzako finantzen eta kontratuen erregistroan gordetako alokairu fiantzak hartu dira kontuan estatistika honek

besteak beste prezioen urteko bilakaera goranzkoa dela adierazi zen igoera moderatua izan omen da benetan uste duzu azken urteetan alokairuko prezioen urteko bilakaera goranzkoa baina moderatua izan dela

alokairu librearen prezioek ehuneko lau koma zortziko igoera izan dutela ondorioztatzen dut bi urtetan ehuneko lau koma zortziko hazkunde bat moderatua dela iruditzen bazaizu aupa zu langileon soldatak

beste kontu bat izango litzateke orain arte erabili diren estatistikak eskaintzetan oinarritutako estatistikak izan dira

bi mila hamairutik alokairuen prezioek ehuneko hogeita zortzi egin dute gora gure autonomia erkidegoan

tartea nabarmena da begira arriola jauna nire ustez ez bata eta ez bestea ez orain arte erabilitakoak ez orain eskuartean ditugunak ame diseinatu eta formulatu den bezala errealitatearen irakurketa osoa egitea ahalbidetzen argazkia ez da batere erreala

baliatu duzue zertarako ikusiko dugu baina susmoa hartu diot jada aurkezpenean diozue eskaintzan oinarritutako estatistiken eta ameren artean alokairuaren batez besteko prezioan dauden diferentziak

daudela batetik arrazoizko prezioko eskaintza eskasa dela eta bestetik

bereziak nik beste faktore bat oso oso garrantzitsua jarriko nuke ekuazioan soilik urtebete baino gehiagoko alokairu kontratuak hartzen dituela aintzat

gazteek unibertsitate ikasketak burutu ahal izateko alokatzen dituzten etxebizitzen prezioak eta ondo dakizun bezala makina bat dira

baina baita ere beste herri batzuetan eta neurri haundiagoan unibertsitate fakultateak dauden hiri eta herrietan adibide txiki bat jarriko dizut nire herria jarri nahi nuen adibide gisa baina

baina bai aretxabaletako datuak zazpi mila biztanletako herria eta nire herrian bezala fakultate bat

datua laurogeita hamasei kontratu erregistratuak eta batezbestekoa laurehun eta hirurogeita hamabost koma hiru euro joan zaitez ikasleei galdetzera

etxe batengatik datu hauetan oinarritu behar bagara laguntza eta prezioen sistema edota zerga pizgarrien sistemak diseinatzeko

ez ukatu errealitate gordina eta goazen alokairuaren burbuilari benetako mugak jartzera gu

arriola jauna gai zerrendako hamairugarren puntua galdera edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

zaldunbordako makrooutlet proiektua gelditzeari buruz

mila esker eskerrik asko garcía anderea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

de hondarribi eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

behar dituen aldaketei buruz becerra jauna zurea da hitza

eskola zuen sailetik eskola jantokien eredua aldatzeko beharra daukazue atzo argi eta garbi geratu zen

enpresen arteko akordioa ilegala kolokan utzi duela sistema eta aldi berean aspaldidanik

komunitatetik izan dituzuen kexak eta eskaerak horrela eskatzen dutela baita ere

jakiteko zein den zuen jarrera gai honetaz eta nik azalduko dizuet

taldearena ere zein den orain arte zuen jarrera izan da gaurko sistema

eta sistema alternatibo bat eskaintzea eskola komunitateari baina eskaini duzuen sistema bideragarritasunik gabekoa da

gure jarrera orain arte izan da gustatuko litzaiguke sistema bakarra izatea baina

onartu behar dugu zentro guztiak ez daudela prest sistema horretan sartzeko horrexegatik onartzen dugu sistema osagarriak bi sistema osagarriak behar ditugula momentuz eta

ofizialaz aparte bestea bolondresa izan behar dela baina pentsatzen dugu ere bai sistema osagarri horiek ez direla desorekatuak izan behar eta

desberdintasunak sortu behar me gustaría referirme al sistema

nire lehenengo interbentzioan saiatu naiz aztertzen zer nolako ezaugarriak izan behar dituzte bai gaurko jantokien sistema bai beste sistema osagarria gure taldetik onargarriak izateko

ikerketa batzordearen diktamena onartzeko eztabaidan gure intentzioa zela gobernua ahultzea ez ez da batere egia gu prest gaude lan egitera eta prest gaude akordio batera iristera

ikastetxe publiko bakoitzak bere jantokia kudeatzeko modua aukeratu ahal zezan bi mila hamaseian legebiltzar honetan onartutako erdibideko zuzenketa baten bidez

aztertu eta erabakitzeko eman beharreko pausuak bi mila hamazazpiko abenduaren hamabostean

batzorde hau jantokien kudeaketa eredua eta bertako produktuen inguruan aritu da lanean bertan ordezkari guztiek aukera izan dute beraien ikuspuntua azaltzeko

horrela hezkuntza sailak ere bi mila hemeretziko urtearen hasieran momentu horren arte egindako lanaren ondoren juridikoki bideragarri ikusten zuen eredu bakarra

jaurlaritzak kudeaketa zuzenaren eredua gauzatzen jarraitzen du ahal den neurrian hobetuz baina ez die oztoporik jarri nahi beste eredu bat aukeratu nahi dutenei

aukera irekitzea baizik borondatezko aukera beti ere

familien elkarteko familiekin beraiekin horrela adostuta

jarraitzea erabaki genuen eztabaidaren beharra ikusi baitugu guztiok sailaren borondatea beraz hitz egiten jarraitzea da adostasunetara heldu arte

hezkuntza sailetik arrera berezia jartzen diogu gure esku dagoen edozein edukiri eta bereziki gizakiaren osasunarekin

zerikusia duten elementuei elikadura osasungarria eta jasangarriaren inguruko hausnarketa ez da arrotza guretzat badakigu zer nolako garrantzia duen

urte hauetan etengabeko lana burutu dugu eta horretan jarraitzeko asmoa mantentzen dugu gure ikasleen eta familien ongizatea bai da helbururik garrantzitsuena gure bidea gure norabidea jangela zerbitzua ahalik eta gehien zabaltzekoa izan da hasiera batetik hau da

eta aitortu nahi ez duzun arren pausoak eman ditugu lehen aipatu ditudan milaka menu horien atzean ikasleak daude kasuistika ezberdinekin

imajinatzen duzunez sare publikoko ikastetxe guztietan dugu jangela bat eta bertan zerbitzu horren bitartez kalitatezko elikadura eskaintzen diogu ikasleei eta aldi berean oso garrantzitsua den zerbitzua familiei mahai guzti horietan lekua dago guztiak dira ongi etorriak berdintasuna eta ekitateak ere izaten dute protagonismoa euskal eskola publikoko

lehengora bueltatuz esan bezala segurtasunak eta osasunak markatzen digu

gure kudeaketan segurtasun neurri zorrotzak eta kalitatearen bermeaz arduratu izan gara uste dut lehentasun hauetan bat egin dugula azken hogeita hamar urteetan

arduradunek hori horrela eta etengabeko hobekuntza beti helburu

zenbait ekimen abiatu ditugu eskola jangela inguruan eta horien artean eskola jantoki osasungarriak egitasmoaren garapenari ekin genion

eskola menuetan barazkiak edo fruta areagotzeko ematen ari garen pausoak baina ez da adibide bakarra esaterako jakiek izaten duten aurkezpenari ere fokua jarri diogu ikasleek jateko modu erakargarrian ikus ditzaten badakigu sarritan

jatekoa begietatik sartzen zaigula lehendabizi eta horrek ere badu zaindu beharra

landa eremuko ikastetxeetan ahalegin berezia egingo dugu

europako batasunak aukera horri aukera emateko jarrera erakutsi du baldin eta irtenbide egoki baten bitartez egiten den eta horretan gabiltza hain zuzen ere horri lotuta

kasu honetan lanbide heziketari lotutako ekimen baten bitartez ikastetxe batzuk ekonomia iraunkorraren inguruko kontzeptuak landu dituzte modu teorikoan eta baita praktikoan ere azpiegituren arloan ere jorratu ditugu asmo eta ekimenak

eskola bazkaria eskolan bertan prestatua izatea familien gurari horri erantzun nahiez hurrengo urteetarako onartu berri dugun hezkuntza azpiegitura planean

lekuan lekuko sukaldeena da eskola jangelen kudeaketari dagokionez dagoeneko suposatzen dut ezagutuko dituzula orain arte egindako proiektu pilotuak horien bitartez bai guk eta baita ikastetxe horietako gurasoek hobeto ezagutu ditugu zeintzuk diren kudeaketa

eta ahuleziak eta ikasitako guzti horrek asko lagundu digu aurrerantzean ere gure ikaslean eta gizartearen osasuna

ingurune mailako inpaktua gizartearen ongizatea guztion erronkak dira erantzukizun partekatu eta elkarlana eta koordinazioa eskatzen digutenak ezinbestean

eskerrik asko presidente anderea egun on sailburuak legebiltzarkideok

legebiltzarkideok sailburuak garrido anderea eskertzen dut zure galdera

osakidetzak hartu duen erabakia eta argi eta garbi geratu behar da zerbitzua hobetzeko egin dugula en el año dos mil diez

osakidetzako profesionalek pozik daude eta bat egiten dute hartu den erabakiarekin la reorganización de recursos que usted critica

murga anderea gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera juan luis uria serrano

eta edo kirurgiko batzuen gabeziak zenbait ebakuntza kirurgikotako itxarote zerrendak luzatzeko
eraginari buruz uria jauna zurea da hitza bakartxo tejeria andrea

uria jauna erantzuteko murga anderea zurea da hitza

eskerrik asko murga anderea uria jauna zurea da hitza

uria jauna osakidetzan auzolanean lan egiten dugu eta

elkar laguntzen gara usted y yo

orain arte bezala gure artean ere laguntzen saiatuko gara gizarteari zerbitzu on bat ematen jarraitzeko eskerrik asko eskerrik asko

puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta

egun on berriro egun on sailburu nire galdera era batean formulatu nuen idatziz

ez da beharrezkoa gai honen aurkezpena egitea eta gainera goiz honetan aukera izan dugu lehenago gaia jorratzeko eta beraz aferaren inguruko datuak mahai gainean daude zaldunbordan makrooutlet bat egin nahi dute eta nire galdera esan dut birformulatuko nuela eta esango dizut ondorengo

zu sailburu bezala zaldunbordan egin nahi dutenaren kontra zaude edo alde alde baldin bazaude zergatik defendatzen duzu proiektua

zer egingo duzun proiektu horri aurre egiteko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko pérez anderea zurea da hitza gracias señor casanova

eta kulturaren eta ondare historiko eta artistikoaren sustapen arloan

nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina euskotar ertzain abertzaleen elkarteak arkauten egindako hitzaldiari buruz

beltrán de heredia anderea llanos anderea zurea da hitza

llanos anderea beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko beltrán de heredia anderea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera

justizia jauregietako garajeetarako sarbideen segurtasun plana ezartzeari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ruiz de arbulo jauna beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente

eskerrik asko eskerrik asko

adierazpen instituzional bat daukat neskatilaren nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala

urriaren hamaikaan ospatzen den neskatilaren nazioarteko eguna dela eta nazioarteko planak bultzatutako adierazpen instituzional hau legebiltzarrean

ordezkatzen ditugun parlamentariek garapen jasangarriko helburuetako bosgarren eta bi mila hogeita hamar agendaren bost puntu bat helburuarekin bat eginez zeinak azpimarratzen baitu

modu guztiekin amaitzea dei egiten dugu genero estereotipoak deuseztatzeko zeren neskatila eta mutikoen garapenerako traba baitira eta gizarte gisa aurrera egitea eragozten

sektore guztiei hedabideei hirugarren sektoreari gizarte zibilari eta orokorrean nazioarteko komunitate osoari bultza ditzan bat

neska eta emakume gazteei aukera emango diena beren helmugak eta anbizioak lortu ahal izateko inolako

gabe irakasten diren gaien zerrendako ikasgai guztietan emakume erreferenteak egon ahal izatea bermatuko duen hezkuntza eta bi identifikatzeko balioko dituen ereduen bitartez neskei txikitatik beren ahalmen guztia garatzeko aukera emango dieten eduki kultural eta mediatikoak sustatzen dituzten politikak praktikak eta legeak beraz